emango diogu aldez aurreko gaia mozioa mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua jasangarritasun energetikoaren legearen

azaroaren hogeita zortziko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak

berdinketa izan zen euzko abertzaleak eta euskal sozialistak taldeek batera aurkeztutako osoko zuzenketaren bozketan

orain zuzenketa horren bozketa txartelak begiratu denak ondo mesedez hasi baino lehen mesedez beraz bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka

onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena frankismoaren biktimentzako diruzko erreparazio neurriak aztertzeko txostena eskatzeko eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on denoi egun on baita ere eta ongi etorriak frankismoaren krimenen kontrako euskal plataformaren kideak gurekin zaudetela atzo bertan parte hartu genuen

hotelean bilbon zazpi gudari miliziano

hatxe guardiako lanetan ibilitako emakume bati aitortza ekitaldia izan zen guztiak ehun urte bueltan ehun urte baino gehiago zeuzkaten antolatzaileak esan zuenez adin horretara sasoian heldu dira euren familiek emandako maitasun eta babesarengatik ados nago familiek eman diete babesa eman diete maitasuna baina ez nago horren ziur erakundeek horrelako maitasun eta babesa dieten ere ekitaldi horretan laudoriozko hitzak egon ziren omenezko makilak oparitu zitzaizkien txalo zaparrada argazkiak atera genituen eurekin

eta guztiok ipini genuen mahai gainean ere miliziano gudari horiek egindako ekarpenak askatasuna justizia eta demokraziaren alde baina nik zerbait

aitortza egiten dugu baina ez dugu salto egiten erreparazioa egitera guztiok jartzen dugu onarpen hori aitortza egiten dugu baina erreparaziorako neurrietan urri ibiltzen gara

gudariak milizianoak frankismoaren kontrako borrokalariak konplitu zuten euren partea egin zuten baina zalantza daukat erakundeek euren partea bete duten ea konplitu

boteretsuena da nolabait indemnizazioak ematea

ardurak onartzeko eragindako urraketen erantzukizuna hartzeko nolabait barkamenak eskatzeko instituzio publiko batek duen

kalte ordainak ematea gero biktimen kontua izango da

kalte ordain horiek onartu eskatu edo ez eskatu

eskaini egin behar zaie eta gaur egun konstatatu behar dugu

ekimen honekin denbora ere aurreratu nahi nuen egia da lege hau egitearen prozedura bi mila hamazazpitik abiatu zen irailean elkarrekin podemos lehenengo lege proposamena ekarri zuenean ostean guk ekarri genuen beste lege proposamen bat atzera bota zen ostean

atzera bota zen bi urte behar izan dugu pnvk pnvk onartu dezan behar dela memoria historikoa eta frankismoaren biktimak errekonozitzeko eta erreparatzeko hemendik aurrera ze espektatiba daukagu denboraren ikuspegi batetik bat urte bat beharko da lege horren erredakziorako eta parlamentu honetara ekartzeko txosten tekniko guztiekin

hemen egin behar den tramitaziorako beste urte bat adituek erreparaziorako neurri horien gaineko txostena egin dezaten

erabakitzeko ia gomendio horiekin neurririk hartzen den edo ez bost urte

baina hemendik aurrera bost urteko planteamendu batekin etortzen da biktimek badaukate denbora

omendu genituen biktima horiek ehun urte baino gehiago dauzkatenak bost urte itxaron dezakete erreparazio neurriren bat

premia larrian behintzat baldin badago biktimaren bat ezin diegula beste bost urtez

eskerrik asko arzuaga jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburu jaun eta andreak legebiltzarkideok gonbidatuak egun on guztioi memoria historikoak garrantzi handia du guretzat horregatik gogoan izan behar ditugu beti frankismoaren biktimak

aitortza eta bizikidetzagatik eta gogoan izateaz gain horien alboan ere egon behar dugu alboan egon babesa erakusteko alboan egon ahal dugun guztian

eta alboan egon oraindik ere jasotzen dituzten irainei batera aurre egiteko zoritxarrez frankismoaren biktimen gaia gaurkotasun handikoa da eta zoritxarrez diot oraindik ere entzun behar ditugulako iraganekoak ziren diskurtso nostalgiko edo neofrankistak biktimek ez dute

hemendik gure besarkadarik estuena biktima eta horien familientzat

nabarmenkeria grina piztea erraza honekin populismoa egitea erraza gai hau hartzea politika ez eta politikeria egiteko

gaurko honetan euskal herria bildu talde parlamentarioak aurkeztutako legez bestekoa dugu eztabaidagai memoria historikoaren lege proposamena aintzat hartzeko eztabaidan bertan

legez besteko hau aurkeztuko zuela biktimen elkarteak bertan genituela euren aurrean ordezkari esango nuke nik sasi heroi bilakatu zitzaigun

eta guk errespetua erakusten diogu erabaki horri baina esan behar dugu ez dugula elkarbanatzen errespetatu bai elkarbanatu ez

todavía está abierto begira jaurlaritzaren konpromisoa da lege proiektua ahalik eta eperik laburrenean ekartzea legebiltzar honetara baina ulertuko duzue

eskatzen duela diskrezioa eskatzen duela zorroztasuna eskatzen digula seriotasuna baina batez ere eskatzen digula lana lana eskatzen digu eta gobernuak

egiten du lan presak ez dira inoiz bidelagun onak eta gobernuak presarik gabe ari da lanean baina gobernuak etengabe

beste hainbat gaietan bezala euskadi aitzindari eta erreferente erreferente gara gu izan ginelako ez lehena baizik eta bakarra

zituena hala ere lege proiektuan edo

jasota dago hobetzeko azterketa bat beraz lan eginda baldin badaukagu ere

erantzunen txandara pasatuz arzuaga jauna zurea da hitza

erantzun bakar bat emango dizut nik ez dakit zertaz zauden orgulloso

eta nik ere sekula ez dut pertsonalizatzen baina gaur salbuespen bat egingo dut ni naiz julián arzuaga eta julián gumuzioren iloba biak

biak frankismoaren kontrako borrokalariak biak frankismoaren biktimak hori da etxean nik ikusi dudana hori da nire

euren jarraitzailea euren ondorengoa izatea ez gehiago

la primera intervención que ha hecho con eh bildu difícilmente eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna euskal sozialistak gallástegui andrea

eskerrik asko gallástegui andrea euzko abertzaleak díez jauna zurea da hitza

gure besarkadarik estuena zuretzako eta bereziki zure kasu pertsonala kontatu diguzulako

ez diozula ondo ez duzula pentsatzen ondo dagoenik zure

suposatzen dut bereziki zure egoerarengatik gaitzetsiko duzula berak esandakoa

gudariek lana egin zutela eta galdetzen erakundeek egin ote zuten erakundeek ere egin zuten erakundeak baita ere

eskerrik asko hernández jauna eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu taldearen jatorrizko testua

euskal sozialistak eta euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita hamasei boto aldekoa hogeita zortzi contra zortzi abstentzio

elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskadiko baso suteak ikertzeari buruz eztabaida eta behin betiko

elkarrekin podemos taldearen becerra jauna zurea da hitza ekimen aurkeztu eta defendatzeko

legez besteko proposamen honen helburua da sute guztiak ikertzea guk

nahi dugu guztiak ikertzea eta hemen euskadin lurraldeetan ikertzen direnak ez dira gehienak kontrakoa ertzaintzak ikertzen ditu gutxitan baina gehienetan ez ditu ikertzen eta zergatik da hain garrantzitsua sute guztiak ikertzea prebenitzeko legeak esaten duen moduan legeak esaten duen moduan ikertzea da prebenitzeko tresna nagusietariko bat

koordinazioaren balioa gai honetan ze zaila da ikertzea baina zailagoa da erruduna aurkitzea eta zigortzea eta horretarako koordinazioa behar dugu protokoloak behar ditugu aldundiak ertzaintza eta fiskaltzaren artean elkarlana sustatzeko eta horretarako borondate politikoa behar dugu eta ez gehiago eta horrexegatik

deia egiten diogu gure taldearen aldetik gure legez besteko proposamena babesteko eskerrik asko eskerrik asko becerra jauna
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra

eskerrik asko tellería jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea eh bildu

arzuaga jauna bai eskerrik asko legebiltzarburu andreak

denez hitz egin da iniziatiba honen haritik

becerra jaunak nik uste dut ondo ekartzen duela gaia eta balioan ipintzen du gainera gipuzkoan kontrako ikerketa batzordea brigadak egiten duen lana eta arrazoia du praktika on bat

kezka handia dauzkate eurek ere arazo potoloak dauzkate eta horiek ere aipatu behar da batez ere aipatu behar da nola sortu den brigada hau izan ere eurek langileek eurek beraiek bilatu behar izan dute formakuntza eurek topatu behar izan dituzte

joan izan dira euren poltsikotik euren egun libreetan formazio hori eskuratzera nik uste dut eurek eduki dutela

eta langile hauek profesionaltasunagatik baino esango nuke militantziagatik formatu dira horrelako ikerketak egin ahal izateko eta pentsatzen dut langileen ikuspegitik hau

ez dela batere egokia ezin zaie egotzi

erakundearen partetik lan ona edo praktika ona edo interes ona eduki dutenik hau horrela egiten baizik eta langileen partetik etorri den ekimen bat

norberaren eskumenaz erakunde bakoitzeko eskumenaz eta ni ere ez naiz oso zalea hemendik beste instituzioei esateko zer egin behar duten ez dut ontzat hartzen legebiltzarrak aldundiei edo batzar nagusiei esateko zer egin behar duten

daudela suteen ikerketan hainbat erakunde nahastuta agertzen dira eskumen ezberdinak dauzkatenak

onetsi zen pasa den urteko ekainean ingurumen esparruan arau hausten eta delituen inguruko neurriak hartzeko eta hor hainbat erakundeei

zezaten segurtasun saila ingurumen saila aldundiak udaltzaingoak dauzkaten udalak guztiak deituta zeuden hainbat lan egiteko lehenik eta behin batzorde bat osatzeko euren artean ingurumen arloko arau hauste eta delituen aurrean jarduteko euskal plana diseinatzeko eta lópez de ocarizek eskatzen zuen gauza bat niretzat ere inportantea dena hau da lege

egin zezaten basozainak autoritate agente gisa errekonozituak izan daitezen ibilbide hori egiteko hiru

jartzen genituen eta nik pentsatzen dut gaur becerra jaunak ekarri duen iniziatiba egokia dela besterik ez bada konstatatzeko hiru etxeko lan horiek direla konplitu ez direla bete hemen gauzak eskatzen ditugu orain dela urte eta erdi eskatu ziren gauza batzuk eta gutxienez gaurko eztabaida honetan konstatatzen dugu ez dela bete ez dago batzorderik ez dago batzorde interinstituzionalik

eta ez dago lege garapenik mahai gainean ipin dezagun behintzat

erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos becerra jauna zurea da

arzuaga jauna bai zurea da hitza bai

zure baimenarekin ez nuen ezer esan behar tellería jauna da nik daukadan informazioa trasladatzen dut hona

basozain horiekin eztabaidatu ezazu zuk zeuk eskerrik asko

eztabaida amaiturik bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinaturiko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita lau boto aldekoa hogeita zortzi abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua mozioa

aurreratuei ekiteko planari buruz eztabaida eta behin betiko ebaztea talde proposatzailearen txanda euskal talde popularraren barrio

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria

andrea eguerdi on guztioi haurren minbiziaren ikerketa bultzatzeko kantu batekin

ikerkuntzaren inguruan hitz egiten ari gara keinu polita izan da goizekoa baina minbiziari buruzko benetan eraginkorrak diren erabakiak

momentuan hartzen dira besteak beste osasun sistema nazionalean terapia aurreratuei ekiteko planari buruz eztabaidatzen ari gara

gai hain tekniko eta hain zehatz bati buruz jabetzaz hitz egiteko gaitasunik beraz

zer esaten didan logikak eta logikak esaten digu minbiziari buruz ekimenen bat aurkezten dugunean edozein erakundeei edozein gobernuri

azken teknologiak tratamendu berritzaileak eta baliabide guztiak ezartzea batez ere kontuan hartzen badugu gaur egun tumoreak direla

baina errespetu osoz barrio jauna ez dugu ulertu zuen mozioaren zioa ez dugu ikusten ibilbiderik ez duen zerbait eztabaidatzeko beharrik

egin zenion interpelazioa eta ostiral horretan jaso zenituzten erantzunak zuk ondo baino hobeto dakizu zer egiten ari den tratamendu horiek aplikatzeko eta horretarako ezarri behar diren protokoloak argi dago terapia berritzaile horiek

bat eraiki behar dela ikertzaileen artean

besteak beste eta prozesu horrek denbora eta planifikazioa eskatzen du akreditazioa lortzeko irizpide guztiak bete behar direlako

horregatik gure aburuz sinatu dugun erdibidekoa adierazpen bat baino ez da gobernuari eskatzen dioguna egiten ari delako hala ere

sinatzea ahobatezkotasuna adierazteko baino ez bada ere horregatik

osasun sailari eskatzen diogu lehentasuna eman diezaiela minbizia diagnostikatzeko garatzen ari diren teknologia berriei eta tratamendu berritzaileei horrez gain car t medikamentuetan

eskatzen diogu minbiziaren aurkako terapia berrien ezagutzan eta aplikazioan sakontzen jarraitzeko beharrezko neurriak hartu ditzala

integrala bermatzeko eta amaituko dut amaitzeko ea pixkanaka lortzen dugun berandu baino lehen

gaixoen bizi itxaropena handitzea besterik ez eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea euskal sozialistak rojo andrea zurea da hitza

eskerrik asko rojo andrea euzko abertzaleak orbegozo jauna zurea

andrea eta egun on guztioi bueno guk ere

carmelo barriok planteatutako ekimen honen ondorioz erdietsitako adostasun horrekin

ongi azaldu dute ez dut berriro errepikatu nahi uste dut interpelazioak sailburuari egin zitzaionean hainbat galdera planteatu zitzaizkiola

bere erantzunak bere azalpenak eman zituen

osasun sailaren jarrera eztabaida gai honen inguruan azaldu zuen zein zen gaur egun gure osasun sistema publikoan dagoen egoera terapia aurreratu horien inguruan baita ere zein ekimen

donostiako unibertsitate ospitaletik eta baita ere ikerkuntza sare osoaren inguruan zeintzuk ziren

eztabaidagaia ez dela sakontzeko modukoa uste dut

esanguratsua dela gaur lortu dugun adostasun hau eta bueno bada blanco andreak argi azaldu du

eztabaidarako edo gobernuari etxeko lanak jartzeko ekimena baino adierazpen bat egiteko

pozten garela lortutako erdibideko honekin baita ere

elkarrekin podemos taldeak ere babestuko du erdi erdibideko hau eta beraz
ba eskerrak eman talde guztioi eskerrak

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea elkarrekin podemos uria jauna zurea da hitza

vamos a ver qué tal sale eskerrik asko eskerrik asko uria jauna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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamabi boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua

talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den otamendi andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

egun on guztioi euskararen nazioarteko eguna ospatu berri dugun honetan euskarari omenaldi xume bat egin nahi diot

balorean jarri nahi dut euskaldunon altxorra hau zein aberatsa den erakutsi lagin txiki batekin bada ere nire hitzartzea

euskaraz egingo dut beti euskara batuan aritzen naiz formalagoa edo arautuagoa den horretan baina oraingoan

ama hizkuntza deten gipuzkeraz mintzatuko naiz amezketa orendain alden itten den hizkeran nire gurasoen bitartez

neure hitzartzen bigarren zatixen barriz bizkaieraz berba eingo dot

edo bere ein nauen hizkera ederrien neure semiei transmitiru dotzeten

behin eta berriz esan izan deu etxebizitzakin daukeun arazoa zenbatekoa dan azken urteetan

izan die izan jabetzan edo alokairun etxebizitza eskuratzeko

izan jabetzan edo alokairun eskua duen etxebizitza mantentzeko aurkitzen dien zailtasunek diela medio askotaiko arazokin aurkittu izan da jendartea

alokatzea ezinezkoa da kolektibo askontzat eta babes publikoko alokairun eskaintza

daon eskaerari egoki erantzutea jende askontzat egiturazko arazoa da etxebizitzana eta denontzako soluzioik eraginkorrena alokairuko etxebizitza parke publikoa handitzea da

eta horta bideratu beharko litzateke baliabide nahiko baina zoritxarrez honta bideratzen den dirue ez da nahikoa

da alokairun prezion etengabeko igoerai neurrie hartzea da eta

edo hartzeko biden darenak eta beste hainbat neurri eztabaidagai

alokairun eskaintza handitzea da lehentasune merkatuk beak

dagokien erabilera itzuli behar zaie beharra dunan esku

jarriz hontako bitartekaritza programak oso ondo dare eta baita etxebizitza

baina tenkatuta daren zonaldetan alokairun preziok mugatzea beste aukera bat da

baina honi buruz aurrerago izango dugu aukera eztabaidatzeko

eitten dan guztie ez dela nahiko jendarten dagon kezka nagusinen itturrie etxebizitza

gobernun funtzioa hoi izan behar da jenden kezka

neurrin erantzutea eta hori da legez besteko proposamen honen asmoa

eskaera bati erantzutea erantzun nahi izatea orain arteko etxebizitza eta bizikidetza ereduk

egoki erantzuten eta inork ez du zalantzan jartzen beste eredu batzuk sustatzea beharrezkoa dela

etxebizitza eta bizikidetza eredu berrik sustatzea beharrezkoa dela eredu berritzaileok

erantzun ahal die egoera prekarizatun bizi dien gazteei

aukera ahalbidetuz edo gero eta zaharragoa dan

beste bizimodu alternatibo bat eskainiz adibidez

gero eta ugarigok dire etxebizitza eredu berrion aldeko

herritarrak beste bizitza eredu baten aldeko eitten duen herritarrak eta beraz administrazio ezberdinek elkarlanen jarri eta erantzun egoki bat

etxebizitzakin daukaun arazo larri honi alternatiba ezberdinak eskainiz

hainbat agerraldi jarraittu ahal izan dittugu bakotxak

aurrera eruen gura dittuzten proiektuen berri emun zuzkuen

aberaska elkartietako ordezkarixak baina beste talde askon izenien be berba in eubien errealite desberdenitetatik datoz hiruak baina danek helburu bera daukie erabilera

etxebizitza kooperatiboak bultzatzie egunsentia elkarteko ordezkarixak be

pertsona helduentzako edo inkluso belaunaldi arteko etxebizitza partekatua cohousinga sustatzia helburu daukienak

geureaz egon zen eta bere herreixen aurrera eruen dabien marean gora prozesuaren berri

emon zoskun prozesu horren emaitza izan da gaztientzako

bere eskutik eta usurbilgo alkatie be hemen egon zan

txirikorda belaunaldi arteko etxebizitza komunitarixoan berri emoten agerraldi horrexetan

jaso nahi izan dittut gaur eztabaidagai daukaun legez besteko proposamen hontan eta benetan pozten nau ikusteak

sustatu biharra ez da

baina esan geike gehixena jaso douela erdibideko proposamen

lehenengo puntu baten jaurlaritzai eskatzen dotsau jarraittu daixela etxebizitza arloko berrikuntzan

eskarixen beharretara egokixen dien eredu berrixak bilatuz

jabetza kolektiboan oinarritzen dien erabilera lagapeneko

sustatu ditzala eta honetarako hausnarketarako eztabaidarako eta beste esperientzia batzun kontrasterako espazioak sortu beharra dago

etxebizitza iniziatibak etxebizitza kolaboratiboak garatu ahal izateko marko legal bat definituz

informazioa eta aholkularitza indartuz elkarlanen oinarritzen den bizitza proiektu berritzaile moduan

babestuz euren garapena orientatuz eta erraztuz

tresna eta bitartekoen bidez eta espazio konkretuak identifikatuz orubeak zein eraikinak zuzkidura orubeak barne

lehiaketa publiko bidez eta

jarraitu deixela politika sektorialen kudeaketa eta integraziño hobie

lankidetza sareak sortzen baina helburu izanik udalerrixetatik

etxebizitza eredu berrixak sustatzen laguntzea bereziki adinekuentzat eta gaztientzat etxebizitza kolaboratiboko edo

ekimenetan batetik udalei orientaziñua eta aholkularitza emunaz eta bestetik

proiektuei laguntza finantzariua emunaz

honelako proiektuak sustatzeko egia da eta denok oso

jarriak izan garela ados erdibideko proposamen honetarako

elkarrizketetan denon artetik garbi geratu delako honen aldeko apustua egin nahi dela

apustu hau egin nahi dela edo behintzat etxebizitza eredu berrien aldeko apustua

badagoela edo behintzat hala azaldu zen etxebizitza planean gida planean baina

orduan nik uste dut hemen erdibideko proposamen honetan jasotakoak aurrera

eskaera hau aintzat hartzea garrantzitsua iruditzen jatelako eta honetxetarako bitarteko nahiko jartzeko prest egongo dela espero dut jaurlaritza atzien egongo gare beraz arretaz jarraitzen ea legez besteko proposamen hontan jasotakoak

beste barik eskerrik asko eskerrik asko otamendi andrea

eh bilduk gaur legez besteko proposamen bat ekarri du hona etxebizitza eredu berriak babesteko eta gure taldea

alde dago edo ados dago proposamen horrekin

ekimen horiek sustatu behar dituela bai etxebizitza horiek bultzatzeko baita

eta aldi berean eusko jaurlaritzak tresnak jarri behar dituela eskura tresna juridikoak finantzarioak eta nola ere

erantzuna emanez herritarron parte hartze aktiboa sustatzen dute eredu hauek jabetzaren kudeaketaren bitartez zaintzak partekatuz edo harremanak lantzen eta adinekoen kasuan bakardadeari loturak kontrajartzen dizkiete aspertzeari bizipoza eta ezintasunari ahalmen berrien garapena eta gazteen kasuan emantzipazioari bide ematen diete erantzukizuna konpromisoa eta

martxan jartzeko eta bueno ba baina gobernuaren babesa ezinbestekoa da

alde batetik zailtasun legalak argitzen aipatu dugun bezala bai dekretu baten bai agindu baten bitartez bigarrenik babesa behar dugu lurzoru publikoa edo eraikuntza publikoak eskura jarriz ekimen horien eskura jarriz eta bigarrenik

emanez bai ekimenak bultzatzeko bai udaletxeen orain arte egin dituzten ahaleginak sustatzeko por lo tanto nuestro grupo anuncia aquí

eskerrik asko mahaiburu andrea egia esanda ekimena ikusita talde sozialistak ez zeukan inongo zalantzarik ildo nagusietan geundela nik beti esaten dudan moduan ez da gauza puntuala etxebizitza gaietan eta bereziki

bertiente edo alde soziala mahai gainean jarrita denok ados

gauza garrantzitsu bat esan nahi du den denok ados gaudela diagnostikoarekin eta baita ere aurrera eraman behar diren ekimenekin argi eta garbi daukagu eta hori gobernuak ere bere konpromisoa badauka eta

daude adibidez alokairu politika martxan jartzea edo apustu berezia egitea ba sintoma ere berezia bada guk diagnostikoan argi eta garbi daukagu askotan ekimen pribatuarekin edo merkatuarekin talka egitea

ez da egokiena lortu nahi dugun helburua lortzeko eta helburu horiek lortzeko askotan ere beste bide batzuk hartu behar dira

daukagun diagnostiko horri eta ditugun arazoei aurre egiteko eta uste dut legebiltzar honetan

posibilistak izaten ari garela gai hauetan eta hori ere poztekoa da konpromisoa ere badaukagulako eta uste dut daukagun

eredu berriak sustatzearen helburua duen legez bestekoa aurkeztu digu euskal herria bildu taldeak

jabetza kolektiboan oinarritzen diren erabilera lagapeneko kooperatibetan zentratuta ekimen hori zuen legez bestekoaren zioan

sustatzea beharrezkoa dela esaten duzue komunitatean eta elkarlanean oinarritzen diren etxebizitza eta bizikidetza eredu berriak sustatzea beharrezkoa dela jende askoren beharrei eta nahiei erantzun behar zaiela horrela eta

esaten duzue gu ados gaude etxebizitza eredu berriak sustatu behar diren ekimen nagusi horrekin

erdibidekoan baina uste dugu hau ez dela era bakarra eta

aipatu dituzue zehazki gainera beste eredu asko ere badaudela eta guk ere gure zuzenketan horrela jaso genituen etxebizitza partekatuak adibidez aurreko legealdian jaurlaritzak abian jarri zuen programa bat gazteei bideratua emantzipaziorako lehen aukera izan zitekeen programa bat

zure etxebizitza hainbat arrazoigatik egokia ez delako alokairuan utzi eta etxebizitza publiko baten onuradun izateko aukera ere izan daitekeelako eta

erabilera lagapeneko kooperatiba hauek bultzatzearekin ados gaude eta horrela jaso dugu

gaian eta baita ere beste gai gehienetan beharrak direla gure helburua beharrei erantzutea eta behar horiei erantzun egoki bat

modu ezberdinean bizitzeko nahia baina uste dut lehenik beharrei erantzun behar diogula

eta agian eredu berri hauek helburu hori izan dezakete etxebizitza plan zuzendarian ere jasotzen dira eredu berriak eta uste dut egokiak direla tradizioz alokairua eta jabetzaren arteko

eredu batzuek uztartzen dituztelako formula edo elementu ezberdinak

haratago joateko lehen esan duguna etxebizitza partekatuak baita ere belaunaldien arteko elkarbizitza

gazte batek bere etxetik irteteko beharra edo nahia izan dezake eta hor aukera bat egon daiteke baita ere elkarbizitza horrekin bi pertsona horientzako

dagoen masovería bezala ezagutzen dugun formula hori ere hainbat eta hainbat eraikin zaharkituak erortzear daudenak bada bueno etxebizitza beharra duen norbaitek

berritu eta bertan alokairu baten bidez bizitzeko aukera izan dezake zuzkidurazko etxebizitzak edo apartamentu

gazteei bideratuak lehen aukera izan daitekeelako baita ere emantzipaziorako edo zergatik ez pertsona nagusientzako eta hor

araudi aldetik ez daudelako eredu guzti hauek edo nahi eta behar guzti horiek behar bezala araututa eta erdibidekoan

eredu berriri ere juridikoki erantzun egoki bat eman behar diegula aukera izan genuen batzordean talde ezberdinak entzuteko

inguruan alde batetik talde pribatuak izan genituen bizitzeko modu horren autua egingo luketenak eta egin dutenak ere bai

formularen alde egin zuen talde batek eta

izan daiteke baita ere zahartzaroaren aurrean eta erresidentzia baten beharra izan aurretik modu kooperatibo horretan edo elkarbizitza horren formula bidez bizitzeko

hori izan zen seniorren aldetik baina gero beste familia gazte batzuek ere kontatu ziguten

proiektua eta denek bat egiten zuten baita ere hori araudi falta tramitazioan zailtasun asko dituztela eta bueno nik uste dut erakundeetatik horretan lagungarri izan gaitezela

hartzen duen norbaitek behintzat ahalik eta zailtasun gutxien izan ditzan baita ere burokrazia mundu horretan eta gero udalak izan genituen baita ere errenteriakoa eta usurbilekoa errenterian jada martxan daukate proiektua usurbilen

eta nik uste dut hor desberdindu behar dugula alde batetik ekimen pribatuko

nola lagundu edo nola sustatu genezakeen hau azkenean

erdibidekoa nahiko orokorra da nahiko zabala da gogoetarako esparruak irekitzea juridikoki hobeto erregulatzea jasotzen dugu baina gero egia esan zalantzak ditut erakunde publikoetatik horrelako formula konkretuetan nola lagundu

ez dakit zuzenean sustatu edo hori sustatu nahi duen kooperatiba pribatu bati modu batean lurrak utziz edo

ditudala eta ez dakit udalek zuzenean sustatu behar dituzten horrela alokairuko etxebizitza batzuk gero komunitatean bizitzeko edo ez

hainbat eta hainbat etxebiden etxebizitza eskatzen dagoen jende horri erantzun bat emateko gai garenean eta gero hasi behar dugun beste horrelako

bizimodu hauei laguntzen aitortu behar dizuet

guzti horretarako uste dut denon artean ere foro horiek eta osatzen direnean

guneak ere sortuko direla eta benetan ondo aztertu beharko dugula baita ere erakundeen aldetik nola bultzatu behar ditugun horrelako egitasmoak eta uste dut etxebizitza plan zuzendarian ere hori horrela jasota dagoela

eta uste dut asko dagoela oraindik gai honetan pentsatu eta erabakiak

bere hirugarren xedapen gehigarrian definizio bat egiten du baita ere zer diren cohousingeko kooperatiba hauek hori denok dakigu baina

nola arautu eta nola garatu eta azkenik gure erdibidekoan erakundeen arteko

parte hartu behar dutela eta ez bakarrik etxebizitza arduretatik baizik eta gizarte zerbitzuetatik aipatu da zahartzaroaren kontua

gizarte zerbitzuetatik etxebizitza tutelatuak eta ere badaude hori ere etxebizitza eredu desberdin bat da eta bueno esperientzia guzti horiek partekatu elkarlanean eta beharra daukanari

egoki hori guztion artean emateko beraz gure adostasuna azaldu nola ez sinatu dugu erdibidekoa orokorrean bat egiten dugu

erakundeetatik ere lagundu behar dela baina eredu berri asko daudela azpimarratu nahi nuke

batez ere erakundeak beharrak eta nahiak uztartzeko

baina beti ere erantzuna era justuenean aukera berdintasuna bermatuz eta

erantzunez herritarrek dituzten eskubideak beharrak eta nahiak ahalik eta era justuenean uztartuz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

erdibideko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua legez besteko proposamen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena migratzaileei eta errefuxiatuei harrera egiteko euskal sistema bat sortzeari buruz eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

defentsari buruz talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den ruiz jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkide jaun andreok eguerdi on guztioi eskerrik asko

gurekin egoteagatik eta zuen lan zoragarria egiteagatik gure miresmen osoa antes de comenzar mi intervención

gaur legebiltzar honetan bi legez besteko proposamenak ditugu mahai gainean

politikoa jorratuko duena aurten dagoeneko

hil dira mediterraneoko uretan horrela itsaso hori munduan dagoen hobi komunik handiena da azken hamar urteetan

beharrezkoa da agerian jartzea europar batasunak heriotza hauetan daukan ardura nabarmena izan ere pertsona hauek

europar batasunak afrikarekin dauzkan politika ekonomiko komertzial eta militarrekin politika horiek afrikako herritarrak krisi humanitario amaigabe batera eraman ditu ezin daiteke ahaztu ere europako herriek afrikarekin kolonizazio garaian izan zuten papera

kontinentearen egitura tradizionala apurtzea berrantolaketa desorekatua zein arbitrarioa eta aurretik bilatutako subordinazio ekonomiko estrukturala sustatu zutelarik pertsona horiek

eta europar batasunaren baitako estatuek sinatutako nazioarteko mahaia babes itunen babespean egon beharko lukete baina europak ateak ixten dizkie

atzerriratzeari ekitea baino beste aukerarik ez dute ikusten europar batasunaren migrazio kontrolerako politikak erratuta daude

eta injustizia zein desorekak gainditzeko helburu hau oinarritu beharrean segurtasun printzipioan oinarrituta

bideratuta daude hori nazioarteko legediaren

enpresen erraldoien zein armamentu enpresen onurarako egiten da europar batasunaren lehentasunen artean ordea ez dago itsas salbamenduan edo laguntza humanitarioan inbertsioak egitea hain zuzen

gutxiago dute eta gero eta baliabide gutxiago bideratzen zaie

andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

muchas gracias eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak ipiñazar andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on danoi eta baita gaur

migrazioa mundu osoan gertatzen ari den errealitate bat da horri erantzun egokia eskaintzea ezinbestekoa da gure barne zuzenbidean eta nazioartekoan bebai

erakunde guztiak eta gizartea orokorrean prest egon behar gara erronka honek gainera

herrialde eta gizarte horren eskuzabaltasuna integraziorako nahia eta etika morala ere azaleratzen dauz

batez be hemen euskadin ez bakarrik elkartasunaren aldetik baita demografikoki ere aukera bat dalako migrazioaren erronka honi era egokian erantzutea

gizarte moderno aberats eta etorkin hartzailea izatera pasatu gara

eta horrek adierazi behar dosku atzerritarren immigrazioa gelditzeko iritsi dela

etorkizuneko euskal gizartea ezaugarrituko daurien funtsezko gako

ezinbestean antolatu behar dira gizarteratzea eta dibertsitatearen kudeaketa legeek eta neurriek iraute borondate horretan lagundu behar dute etorkinak salbuespenezko estatus batera kondenatu barik

ideologia supremacista eta arrazista askok migrantearen figura mehatxu baten moduan ulertzen daurie eta horren ondorioz europan batzuk migrante hauei erreztasunak emon beharrean

gorroto xenofobia barne eta kanpo mugen berresartzea

frantziako gobernuak migranteak jasotzeko neurri zorrotzagoak ezarri dituela

edo zerbitzu publikoetara sartzeko baldintza gogorragoak

baina gu pauso bat harago goaz eta balorean jarri behar da eusko jaurlaritzak egiten duen lana ez bakarrik pendiente

eusko jaurlaritzaren eskutik dekogun herritartasunaren kulturartekotasunaren eta immigrazioaren esparruan jarduteko bostgarren planak

baita honi lotuta europako mugetan dauden errefuxiatuei erantzun sozial politiko erakunde artekoa eta sailen artekoa erantzuna emoteko ere bai besteak beste aipatutako plan horretan

herritar guztien eskubide eta betebeharrak berdintasunaren inguruan gizarte kohesionatu bat eraikitzeko

atzerritartasun eta bizikidetza eremuetan ahal beste eskumen autonomikora iristea ahalbidetzea

eskumen horien betetzera heltzeko adituak direnen arteko lan mahai bat

marko legalaren analisi bat egiteko eta erreflexio horretan jarraitzeko

proiektu horren bitartez eusko jaurlaritzak konpromiso sendoak agertu zauzen

migratzaile mota desberdinei harrera egiteko eta integratzeko ahaleginaren lurralde banaketarako gako bat era transbertsalean adostea europako eremuan

proiektu horretan zapatu honetan aurkeztu den migrazioaren inguruko paktu soziala aipatzen zen

paktu horren sinaduraz migrazioaren elkartasunaren eta demokraziaren aldeko ituna sinatu nahi izan da aipatutako helburua argi izanda ekitaldi horretan urkullu lehendakariak aipatu zituen berba batzuk gogoratzea gustatuko litzaidake paktu honek berak esaten zuen paktu honek

gustatuko litzaigukeen oinarrizko duintasuna lortzeko

benetako beharra dutenei baldintza horiek eskaintzea

aprobetxatuz gizarte zibileko agenteek egiten duten lana eta pertsona migranten inguruen duten konpromisoa eta laguntza eskatzeko nahia ere goraipatzen dogu itsasoko salbamendu lanetan aita mariren kasua adibidez

beste barik eskerrak emon ruiz jaunari akordio honetara heltzeko

akordio honetan benetan islatzen delako legebiltzar honek euskal gizarteak eta euskal erakundeek orokorrean migrazioaren inguruan

pertsona guztiei bermatu beharreko eskubideak direlako akordio zabala dela uste dugu aipatutako plan eta proiektu guztien garapena barneratzen duelako eta gure taldearen ustez migrazioaren inguruan eusko jaurlaritzak duen konpromisoa argi islatzen duelako

ospatu zen migraziorako paktu sozialaren leloa gogorarazi nahiko nuke eta bertan esaten zen jaso nahi genukeena
eskaini nahi dogu bada egin dezagun besterik ez eta eskerrik asko eskerrik asko ipiñazar andrea erantzunen txandara pasatuz

eskerrik asko barrio jauna eztabaida amaitu denez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

contra beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrenda agortu dugunez osoko bilkurari amaiera ematen